gai zerrendako puntu bakarra bateraezintasunen behin behineko batzordeak egindako irizpena legebiltzarkide jaun andreek izan litzaketen bateraezintasunen zioei buruzkoa eztabaida eta behin betiko ebazpena

aurkeztutako irizpenari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena egiteko

aldeko txandan edo kontrako txandan batzordeak irizpena bozketarik gabe onetsi duenez eta lehenik

irizpena bozketarik gabe egitea inor aurka honen aurka ez horrenbestez onetsita geratzen da irizpena

erabaki duela eusko jaurlaritzaren lehendakaria izendatzea osoko bilkura dei egitea

lehendakarigaiak aurkezteto epea abuztuaren hogeita zortzian

gai zerrenda agortu dugunez osoko bilkurari amaiera ematen diot jarraian